emango diogu jakinarazten dizuet bigarren puntua seigarren tokian eztabaidatuko dela eta seigarrena bigarren tokian gai zerrendako lehenengo puntua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

irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerako legebiltzarkideak eman dezakegu botoa bozkatu dezakegu

bai ez dabil ondo sartuta daukazu ez

beno begiratuko dugu hurrengorako jarriko dizut baiezkoa eta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita sei

beraz onetsita geratu da irizpena gai zerrendako seigarren puntua mozioa

sortuko den egoera berriaren inguruan jaurlaritzak dituen asmoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda da iriarte anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

lehendakari andrea eskerrik asko legebiltzarkide jaun andreak eskerrik asko gobernuko kideak

egoera oso larria da dagoeneko eta egoera oso larria da espainiako gobernuak hala nahi izan duelako azken egunotan ikusten ari gara

gerrara doazenen moduan ari direla irteten espainiako hainbat puntutatik kataluniara doazen polizia eta guardia zibilak ia ia espainia osoa poliziaz

batez ere ikusten ari gara kataluniako herritarren eskubide zibil eta politikoak urratzen ari direla etengabe eta

urratzen dira gure eskubide zibil eta politikoak ere egoera honetan uste dugu parlamentu honek ezin duela isilik jarraitu

parlamentuak horretarako lege bat onartu ondoren erreferendum legala eta legitimoa da hango gobernuak deitua eta hango parlamentuak horretarako lege baten bidez onartua

herritarrak euren borondatea zein den adierazten ikusi nahi ez duelako de facto

nazioarteko giza eskubideen gutuna eta horren barruan eskubide zibil eta politikoen nazioarteko ituna horretarako eskumenik izan gabe

eskumenik eta de facto indargabetu du europar batasunaren oinarrizko eskubideen gutuna horretarako ere eskumenik izan gabe

indargabetu du abolitu du espainiako konstituzioa bera horretarako ere eskumenik izan gabe eta espainiako parlamentuaren inolako babesik jaso gabe de facto indargabetu du autodeterminazio eskubidea nazioarteko tratatuetan

indargabetu du adierazpen askatasuna elkartzeko askatasuna indargabetu du espainiar konstituzioak aitortzen duen autonomiarako eskubidea eta bortxatu du nazio batuen gutuna edozein une eta egoeratan bakearen aldeko apustua egitera behartzen duena

zalantzarik gabe egia esan honek estatuaren porrota oso agerian uzten du kataluniak erakutsi du estatua biluzik dagoela ez dagoela estatua urregorri eta zetaz jantzita ez dagoela demokraziaz jantzita erregeari gertatu zitzaion bezala edo fabula hartan eta oraindik ikusten ez duenarentzat argi geratzen ari da eta

adibidez oso argi geratzen ari da eta nazioarteko beste hainbat eta hainbat

ordezkari demokratikoentzat oso garbi geratzen ari da

esanguratsua iruditu zitzaidan eta oso papeleta txarra bertako bozeramaleak izan zuena

mundu osoan gero eta gehiago dira demokraziaren aldean lerrokatzen ari diren erakunde eta pertsonak nobel saridunak europa osoko alkate ugari

iritzia eman duena europar parlamentuko hamarnaka diputatu romano prodi europar batasuneko presidentea eta italiako lehen ministroa izandakoa

hungariako gobernua bera ere bai olatua ondorioz argi eta garbi dago gero eta handiagoa da eta gero

era berean espainiar estatua demokraziaren oinarrizko printzipioei egiten ari zaien erasoa eta orduan eta handiagoa izan erasoa orduan eta handiagoa da herrialde benetan demokratikoetatik datorren erantzuna eta egoera honen aurrean uste dugu euskal herriak

egin behar duela demokraziaren alde eta inboluzioaren kontra gaur astebete esan nuen bezala ez da independentzia bai ala ez edo ez da hori bakarrik une honetan jokoan dagoena da demokrazia bai ala ez horixe dela hemen auzia

horrek zuzen zuzenean eragiten dio euskal herriari zoritzarrez euskal herrian jende gutxi harritu da espainiako gobernuaren jarreraren aurrean

itxi ziren gauetik goizera besterik gabe esplikaziorik eman gabe eta urte dezente geroago

esan zuten epaileek baina itxita zeuden nazio batuen eta europako kontseiluaren gomendioen kontra milaka eta milaka izan dira inkomunikatuta atxilotuak egon diren pertsonak hemen torturak gertatu dira beraz ez gaitu hainbeste harritu

aldeko apustua egiten duen gaur parlamentu honi eskatzen dioguna ez da kataluniaren independentziaren aldeko jarrera bat hori katalanek erabaki behar duten zerbait da eta igandean dute horretarako bozka emateko aukera ez da hori guk gaur hemen eskatzen duguna da parlamentu honek demokraziaren aldeko apustua egitea

eskubideari eta espainiako estatua burutzen ari den inboluzio demokratikoa salatzea horrek esan nahi du gure ustez babes osoa eskaini behar diogula igandean egin nahi duten erreferendumari azken egunotan ikusi dugu fiskal baten erabakiz fiskal baten erabakiz ez epaile baten erabakiz

ematen hasi ziren baino fiskal baten erabakiz kataluniako polizia

azken egunotan ikusi dugu correos bazelako enpresa batek milaka aldizkari banatu gabe utzi ditzakeela izan ere

baten bati azken egunotan ikusi dugu kataluniako liburutegien kontuak

gobernuak eta horiek ikusita egia esan ondorioa nahiko

fiskal baten erabakiz ertzaintza guardia zibilaren menpe gera daiteke gaur bertan araba bizkaia eta gipuzkoako liburutegiak liburuak erosi gabe geratu daitezke gauetik goizera espainiako gobernuaren erabakiz gure ikerketa zentroak finantzaziorik gabe geratu daitezke oraintxe bertan espainiako gobernuak horrela erabakitzen baldin bada gertatu daitekeen gauza bat delako

ez espainiako parlamentuaren babesa eta ez erabaki judizialik ez dela izan hori posible ahal izateko herritarrek erabakitako erakundeak

utzi dituzte eta nik galdetzen dut hori ote den legalitatea hori ote den hemen aipatu nahi zaigun legalitatea eta arazoa gainera

egungo aktore politiko espainiar nagusiak erakusten ari diren bezala ezin da beraz ezinezkoa da jada beste alde batera begiratzen jarraitzea ez

historiak epaituko gaituelako hori ere bai baina batez ere euskal herritarrek eta kasu honetan araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrek babesa behar dutelako babesik gabe geratu ezin dutelako gaur esku artean dugun mozioa orain hiru hilabete gobernuari egindako interpelazio baten ondorio da orduan gobernuak

ez zer egingo zuen espainiako gobernuak zoritxarrez zoritxarrez pentsatzen genuena

ezagutzen dugulako errepikatua izan delako behin eta berriz horregatik mozio honen bidez esaten dugu eusko legebiltzarrak babesa

kataluniako parlamentuak burutuko duen erreferendumari izan ere libreki adierazitako herritarron borondatea baita tresna eraginkorrena edozein herri eta kolektiboren etorkizuna eraikitzeko mozio honen bitartez esaten dugu eusko legebiltzarrak errefusatu egiten duela gobernu espainolak zein beste instantziak

eta parlamentuaren erabakiaren eta demokraziaren aurka har dezaken edozein neurri

katalunian gauzatuko den erreferendumarekiko jarrera proaktiboa eta errespetuzkoa

eskatzen duena beste alde batetik euskal herria bilduk espero du kataluniako herritarrek espero duten bezala europar batasuneko hogeita zortzi herrialdek

europako parlamentuak europako batzordeak eta europako kontseiluak euren esku dauden neurri guztiak hartuko dituztela kataluniako herritarrek bermatuak izan ditzaten egunero egunero baino modu oso zehatzean

oinarrizko eskubideen gutunak aitortzen dizkien eskubide guzti guztiak bereziki duintasun eskubidea lehenengo artikuluan biltzen dena askatasun eskubidea seigarrena artikuluan biltzen dena

adierazpen eta informazio askatasuna hamaikaean biltzen dena elkartzeko

eta diskriminatuak ez izateko eskubidea batez ere gutxiengo nazional bateko kide izateagatik hogeita batgarrena artikulua

kataluniari munduari eta bereziki euskal herriari argi uzten diona non eta norekin

eta aukerak bi bakarrik dira edo demokraziaren kontra espainiako estatuarekin edo demokraziaren alde kataluniako herritarrekin bide batez

hartu nahi dut bertako emakume eta gizon guztioi besarkada bat bidaltzeko

eskerrik asko iriarte andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarkideok esto ya

gaur euskaditik legebiltzar honetan elkarrizketa eta akordioari dei bat egiteko momentua

hitz egiteko momentua da demokrazian krisi bat dagoenean arazoak demokrazia gehiagorekin konpondu egiten direla

murrizketekin ezin direla konpondu azaldu egin behar dugu

lasai sentitzen ikusita nola bartzelonako portuan poliziaz beteta dauden hainbat ferry daude nola guardia zibila

horrelako gauzak onesten dituenak alderdi popularraren gobernua momentu honetan lotsagarria da ustelez beteta dagoelako eta antidemokratikoa izateagatik eta ez diolako inporta estatu osoa krisi sakon batera eramatea horrek boterean

lurraldetasunaren inguruan eta eskubide eta ahalmen osoa izan behar dute bere iritzia emateko

eta guk uste dugu gure proposamena ez da bakarrik lagungarria euskadirentzat baizik ere baita ere kataluniarentzat izan daitekela

ez gara gu dinamika honetan sartuko momentu honetan dinamika hau aldatzeko momentua da eta politikaren momentua da

elkarrizketaren bideak irekitzeko momentua akordioaren bideak irekitzeko momentua

eta legalki bide hauek ireki egin behar dira bai kataluniako herriak eta bai euskal herriak beraien

euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

zuzenketarik ez zuen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

euskal herria bilduk aurkeztutako mozioa hiru puntutan

alde bozkatuko dugu besteak beste maddalen iriarte bozeramaileak azaldu duen bezala

izan ditugun eztabaidetan aipatuak izan direlako

eta erreferenduma tarteko bezperetan gauden honetan nik uste dut

zehatza dela gure babesa eta errespetua azaltzea kataluniako instituzioek onartutako edo hartutako akordioen aurrean libreki herritarrek bere borondatea

gobernuak espainiako gobernuak dabilkien eta ikusiko dugu etorkizun hurbilean urria bata baino lehenago eta haratago zer egiten duen baino garbi dago portaera horiek eta erabaki horiek

eta euskal herritarrei errespetua eta jarrera proaktiboa hori da guk eskatzen duguna nik uste dut azpian badagoela ere

zergatik momentu honetan beti aipatzen da eta alderdi sozialistak nolabaiteko lekukotasun bat honantz ekarriz kataluniako beraien kide direnen iritzia ba elkarrizketaren aldeko

elkarrizketaren aldeko apustua lege barruan esaten da eta

gutun bat rajoyri eta rajoyk erantzuna eman zuen ez eta azkenean

hitzartu nahi duela akordio bat nahi duela hau da legezkoa eta paktatua izan daitekeen proposamen baten eskutik herritarrei galdeketa zuzena egiteko eta rajoyk erantzuten dio bai elkarrizketako prest nago baina zuk espainiako

eta nik ez dut elkarrizketarik gauzatuko libratuko hori auzitan jartzen baldin bada

argi eta garbi hitz egin da bi soberania batak zilegitasun osoarekin eta besteak nonbait zilegitasun legea eskutan hor talka bat sortzen denean elkarrizketak bide bat aurkituko baldin badu soluzio bide bezala izan behar du berdintasunean eta parekotasunean ez da soluziorik

nik ezin dut guztiona zurea ere den nonbait

zuk ez daukazu eskubiderik soberania edukitzeko hori da planteamendua eta hor dago gatazka politikoa

kataluniako parlamentuak erabaki duenean erabaki duena eta sémper jauna egia da irailean sei eta zazpiko saioak

ikusi genituela baina egia osoa esan urte eta erdi lehenago ponentzian

ponentzian folio zuri baten aurrean eta planteamendua bera hau da pentsamendua bera

esanez oposizioko alderdi politiko horiek esaten zuten

egin parlamentuan eta hori ebazten du konstituzionalak

beraz gero modu espreso horretan onartu zituzten ala ez zinismoa

antzeko jarrerak mantendu dituen alderdi politiko batek hau da auzitegira eman aldiro aldiro planteatzen den gai politiko guztiak konstituzionalera eraman

hau ez duzu modu egokien egin pentsamendua bera

pentsamendua edo proiektu politikoak garatzeko eskubidea beraz

galdera erantzun hori da katalanek lortu nahi dutena azkenean non dago arriskua

katalan zahar gazte gizon emakumeak zer emango dute igandean

zertan egiten dio kalte demokraziari herritarrek

guk esaten duguna da kudeaketa horretan bide eman behar diola agintariak gobernatzen dagoenak bide eman behar diola herritarrek gehiengo batez

zein izan da erantzuna debekuarena tratu txarrarena

biderkatu ziur parte hartzea eta emozioa eta politika emozioa da

gaur arrazionala asko izango dira baino politika portzentaje handi batean emozioa da

eta emozioak ezin daitezke inposatu sentimenduak ezin daitezke inposatu errespetatu egin behar dira los sentimientos de pertenencia

legea kataluniako parlamentuak onartutako lege bat da beraz ez baldin badugu nahi geure propioak diren instituzioak hustutzea hari ere eman behar

espainiako estatua jada ez da interlokutore bat berak eten dituelako interlokuzio

eta egun gutxi barru katalunia bera izango da interlokutore balido bat negoziatu beharko diren gauza guztietarako eta europatik etorriko zaio seguru aski negoziazio hori

horiek mahai gainera ekarri eta horiek aztertzen joateko lekuak eta guneak badauzkagulako aurretik ezarriak

herritarrekin bere emakume eta gizonekin bere eragile sozialekin bere

herria osatzen duten alderdi guztiekin eta uste dudala momentu historiko bat

bai euskal herrian baita europan ere eta garrantzitsua dela

parlamentu honetatik igorri ahal izango dugun mezua eta igorri ahal izango dugun botoa jaun andreok nik uste dut europak bere gertuko historian bizi duen

euskal herriak eta euskal herritar guztiok maila gorena erakutsi behar dugula egun hauetan eta ziur nago maila

dugula eta espero dut eusko legebiltzarra izango dela kataluniako errepublika aitortuko duen munduko lehenengo
legebiltzarra eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea

euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

así lo exige hori da diferentzia

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko degu

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hemezortzi contra hamar abstentzio beraz onartuta geratu da jatorrizko testua

euskal autonomia erkidegoko gardentasunari eta herritarren parte hartzeari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

diogu hemen aldeko txandan norbaitek parte hartu nahi du

aldeko txandan ez aldeko txandan

aldeko txandan explicación de voto aldeko txandan

aldeko txandan ez aldeko txandan ba macazaga andrea zurea da hitza

aurkako txandan baten batek parte hartu nahi du ez ba orduan

bozketara pasako gera ai barkatu

mendia andrea zurea da hitza nik ez dut ikusi zuk ikusi duzu barkatu baina nik ez dut ikusi hainbeste jende zegoen hor

emango dizkizut hogei minutu zeren besteak ez ditu hainbeste gastatu baino

baino beste inork nola ez zuen parte hartu behar o sea lasai ez ba

beste norbaitek parte hartu nahi txanda honetan erantzuteko txanda

eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa hamazazpi abstentzio beraz onartuta geratu da aintzat hartzea lege proposamena jarraian boto azalpenaren txandara pasatuko gara

sémper jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

guk zalantzarik gabe badakigu gardentasun parte hartze eta gehituko nioke

lege proposamen honetan jausi egin da izenburutik gobernu ona

on bat izatea nahi dugula euskal herria bildurentzat ezinbesteko gaiak dira edozein jardueretarako eta beraz sektore publikoak bere jardueran

gizarteak berak gero eta irmoago aurrera pauso sendoak eskatzen dizkigulako gai hauetan ere eta horrela

jorratzen zituzten gobernuak aurkeztutako bi lege proiektuetan zuzenketak aurkeztu genituen bi aldiz eta ikusi genuen nola gobernuak gure hainbat ekarpen bigarren lege proiektuan barne sartzen zituen gaur

aurkeztutako lege proposamena dugu mahai gainean guk

bastante paradójico eta hau beraz ez da lege bat aurkezteko modua are gehiago hau

modua modu kuriosoa gardentasunaren inguruko legea aurkezteko atzeko atetik ez dut uste oso eredugarria denik

aurkeztea administrazioaren lana eta beste legebiltzar taldeen lana barne daudelarik eta horregatik gure abstentzioa ez gara guk izango gardentasuna edo partehartzearen inguruko legea denon artean lan egitea oztopatuko dutenak baina ez gara gu izango

bide emango diotenak eta benetan zintzoki seriotasunez legeak landu eta aurrera atera nahi baditugu legebiltzar honetan mesedez

egin gauzak ondo hasieratik ondo hasieratik eta ez hartu bidezidorrik eta bakoitzak berea egin dezala gobernuak bere lege egutegia bete dezala

legeak aurkeztuz betebeharreko tramite guztiak betez eta legebiltzar taldeak
landu eta adostuko ditugu ahal den heinean eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak latxaga jauna zurea da hitza

jaunak legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi beharrezkoa ez den boto azalpena ematera natorkizue euzko abertzaleak taldeak

baiezko botoa ematea logika eta koherentziaz hornitutako zerbait esango nuke nik beraz boto azalpena baino lege proposamen honen aurkezpenaz arituko naiz aurkezpenaren zergatiak euskal erakundeok aitortu dugunez badago

publikoarenganako konfiantza berreskuratzeko beharra horretarako egungo garaiek eta gizarteak eskatzen duten kultura administratibo berriaren alde egiten dugu eraginkortasuna gobernantza gardentasuna eta

hori dela eta proposamen honek iragan legealdian hasitako bidea

aho batez onartu zelako kargu publikoen jokabide kodigoa eta bateraezintasunen erregimena arautzen zituen legea eta aurkeztu berri dugun euskal sektore publikoari buruzko proposamena lege hau egungo garaiek eskatzen dituzten paradigma berrietan

kultura sustatzeko eraiki da paradigma horiek gobernantza ona

lotuta daudelako kultura berri honek hiru ardatz nagusi ditu politika publikoen ebaluazioak gardentasunak eta herritarren gai publikoetako parte hartzeak premisa honetatik abiatuta beti ere

administrazioa gidatu behar duten gobernantza printzipioak gardentasuna parte hartzea

herritarren lankidetza gai publikoetan testuinguru honetan epe motz zein luzean lege proposamenak exijentzia maila handiagoa eskatzen du

dagokionez betebeharra izango du argitara emateko gobernu programa legegintza egutegia

kontsulta eta partaidetza organoen jarduera giza baliabideen planak

gastu publikoa besteak beste en fin ez dut errepikatuko aurreko bozeramaileek esan dutena baina hori guzti hori

bete izateko jaun andreok adostasun oso zabal baten beharrean gaude

beharrean gaude elkarrizketaren eta eztabaidaren bidez

bertan patxadaz egindako azterketa batean oinarrituta euzko abertzaleak taldetik azpimarratu nahi dugu akordio batek izan beharko lukeen bere biziko balioa herritarrek dituzten eguneroko arazoak hobetzeko eta gai izango dena modu eraginkorrean herritarren beharrei erantzuteko lege honen bidez gardentasun eta parte hartze sistema propio

behar bezalako erantzuna eman behar zaielako bai euskal gizartearen premiei eta bai gizarte horren barruan sortzen diren aldaketei
ez da erronka makala eta ekin diezaiegun ba lanari eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena turismo tasa ezartzeko aukerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkari hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna zuzenketako dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularren ordezkaria

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

hona heldu delako heldua da denbora luzez hitz egiten ari delako honetaz eta hitz egiteaz aparte praktikan indarrean badago toki askotan aspalditik

kokatzen da tasa honen aplikazioa eta egia da

gehien erabiltzen dena da tasa baina egia da zergatzat jo dezakegula ere beste toki batzuetan ecotasa edo city tax deitzen dute baina gure ustez momentu honetan

muina eta muinak esaten diguna da diru iturri bat izan daitekeela bi helburuekin alde batetik eskaintza turistikoa hobetzeko eta beste aldetik

hainbat hiritan sortzen dituen gastuen hazkundeari aurre egiteko mundu osoan existitzen da eta aspalditik existitzen den toki askotan

frogatua badakigu hau ez dela ez gauza berri bat ezta esperimentu bat ere

erreala baloratzeko honen inpaktua zein den eta eboluzio eta azterketa horretatik ondorioztatu dezakeguna da orokorrean tasaren

nuen diru iturri bat eta beste aldetik ez da oztopo bat turismorako badago herri askotan lehen aipatu dira batzuk

tasa hau ez da inoiz oso tasa handia ez da disuasorioa ez da edozein turistak aurre

tasaren historia arrakasta baten historia dela eta orohar betetzen ari dela hitz egin dezakegu hemen garatu nahi dugun tasaren ereduaz edo ezaugarrietaz lópez de ocariz andereak aipatzen zituen hainbat tokitan dauden ereduak eredu bakarra balira bezala eta ez

eta gu eztabaida bultzatu nahi badugu eredu propioa finkatzeko bada eta horretarako noski entzun behar dugu eragile guztien iritzia

eztabaida hori eman dadin eta gauza askotaz hitz egin behar da adibidez

nahita nahi ez jorratu behar direla progresibitatea da bat eta

izan behar duela tasa hau hau da zenbat eta gehiago gastatu ba tasa handiagoa izan eta hori izan daiteke

eta edo kantitate finko bat hotelaren edo establezimenduaren kategoriaren araberakoa hori da eztabaida eta eztabaidatu behar da hobariak ere posibleak dira

edo hiri bertako bizilagunei ez kobratzea urtaroaren arabera

establezimendu guztietan kobratu behar den ala ez helburuei buruz

biak jorratu daitezke alde batetik udalei baliabide ekonomiko gehiago ematea

gastu extra aurre egiteko eta hori izan daiteke bide bat eta beste bide bat paraleloa eta guztiz bateragarria izan daiteke

turismoa indartzeko turismo sostengarria indartzeko eta hain turistikoak ez diren tokietan ere turismoen inguruko erakargarritasuna

gelditzen da udalean zenbat gelditzen da funts komun horretan eta askatasunaren inguruan ere hitz egin behar da ze hau ez da derrigorrez inposatu behar zaion gauza baizik eta

eta egokiena erabakitzeko udal batean hau beharrezkoa den ala ez uste dugu udal bera dela eta beraz honekin ez dugu ezer inposatzen edo planteatzen baizik eta aukera eta askatasuna ematea gaur egun egia da existitzen ez dena por poner un ejemplo ese fondo

en materia turística en este caso eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on dagoeneko guztioi

nik uste dut gauza guztiak dagoeneko esanda dira eta

eta konprobatuko duzue berehala errepikatu egingo ditut hainbat eta hainbat argumentu hernández jaunak ondo zioen turismo tasa hau ez zela

baizik eta aspaldidanik leku askotan europan zehar batez ere ezarrita dagoela gure posizioa argi utzi nahi dut

eztabaida eta hausnarketa irekitzeko helburu batekin udalei ahalbideratu edo aukera eman turismo tasa hau ezarri eta martxan jarri dezaten egoera aldatu egin da duela urte batzuk beno turismoren ba pixka bat madurazioa euskadin ez zuen

ahalbideratzen edo ona bezala azaltzen

jartzea baina gaur egun gure ustez egoera aldatu egin da eta datuei begiratzea besterik ez dagokigu

poner en marcha esta iniciativa eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea

corcuera anderea eh bilduren proposamenean eta zuzenketan ez zen esaten derrigorrez

tasa hau bakarrik eskatzen genuen gobernuak ekar zezan proposamen bat tasa turistikoari buruz orduan bai

azaltzen ginela baina ez genuen esaten tasa hori derrigorrez toki guztietan inplantatu behar zenik

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak

eskerrik asko presidente andrea zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenik elkarrekin podemos eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua mozioa

ekainaren hogeita bosteko lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko lau barra bi mila hamabost legearen erregelamendu bidezko garapenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda lopez de ocariz andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

egun on mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideak

bi mila hamabost legearen

esan dira hemen eta nik lehenengo eta behin gure nuke aurrekari batzuk

gogoarazi bi mila hamabosteko legea

kutsatutakoa garbitzekoa onartu zen legebiltzar honetan

erreferente bat izan da gizakien jarduera eta baliabide naturala babesteko

hogeita hamar urte inguru baino gehiago dituzte

ahaleginak egin ditugu agian hamarkada guztietan

eramateko izan direla beste aurrekari bat da mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko legea

ingurugiroa babesteko lege orokorra lehena izan zen airea ura eta lurzoruaren babeserako

jarraibideak ezartzen zuen legea eta argi markatzen zuen lurzorua modu iraunkorrean egin behar zela erabilera

inflexio puntu bat izan da eta honi esker euskadiko lurzoruaren kalitatea eta

europako direktiba markoa daukagu eta horren ondorioz estatuko legea

aldatzen da eta guk ikusten dugu

iraun dute eta legearen aplikazio praktikoagaz agerian aldatzeko beharra dagoela eta hemen esan den moduan

y el partido popular eskerrik asko eskerrik asko betolaza andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea otero jauna

bai eskerrik asko eguerdi on guztioi bueno esan erdibidekoaren alde bozkatuko dugula

ados gaudelako esaten denarekin hiru kontu dira alde batetik

asuntoa erronka bat dela eta hori onartzen dela beste batetik legea betetzeko dirua

eta beste alde batetik ba kontrol publikoa prozeduretan eta gardentasunaren aldetik ere ondo iruditzen zaigu

aprobetxatu nahiko nuke gauza pare bat komentatzeko gaiaren inguruan

gehiegi arituko egindako lana eskertzen da

ekainean ekimen desberdinak aurkeztu zituen eta badirudi gaiaren gainean interes handia

goya gasolindegiaren lurzoru kutsaduraren espedientearen inguruan egin zituen galdera batzuk

egin zuen eta bertan legearen garapena eskatzen zen eta horregatik du duen izena mozioak eta orduan enpresariak arduratuak eta zeudela

egon zen eta horren ondorioz mozio bat aurkeztu zuen baina handik egun batzuetara ere

lurzoru kutsatuaren inguruko espedienteen inguruan galdera batzuk egiten dira beraz interesa asko

enpresen interesak urratzen ari zirela edo hor jarri da azento guztia eta

ingurumenaz orokorrean kontutan izanik ingurumenari hainbesteko eragina egiten diola lurzoru kutsatuek eta honen ondorioek ba pixka bat faltan bota dugu prozedura osoan ezta eta iruditzen baita

eskerrak eta eskertzen diot elkarrekin podemos taldeari joserra arteagari eskua sartu duen

egindako proposamena ez zitzaigun hainbeste gustatzen zeren hasteko legearen garapenaren inguruan hitz egiten da eta zuen

kutsatuak maila desberdinetako kutsadurak eta prioridade desberdinak dituztela

komisioan lindanorekin ikusi genuen bezala eta ez zitzaigun gehiegi gustatzen

hobetua gelditu dela ez zait hain argi gelditu

beno hori azkenean sozialistek eta jeltzaleek ere aurrera aterako duzue

gauzak ondo egiten aritu direla gauzak ondo egiten ari direla eta gauzak ondo egingo direla hori argi geratu zait

eta azkenean besteena bozkatuko duzuela alde eta ez dakit oso ondo zergatik ere

eta kontu pare bat ere aipatu nahi nituen

konturatzen gara eta datuak eman dira eta ez ditut guztiak errepikatu nahi baina galdera erantzunetan gauza batzuk

ikusten da historiko bat zenbat aktuazio egin diren eta ikusten da nola

urtean bi mila hamaseiean egin diren berdinak edo berdintsuak egin direla baina haietara erabili den dirua espedienteak aurrera ateratzeko

ingurumen kontuekin denbora guztian eta nik uste dut hemen

sakonago bat egin behar dugula eta konformismotik edo alde egin beharko genukeela eta hemen alderdi sozialistari egiten diot apelazioa gehienbat ze esan nuen komisioan eta

gai honekin baina iruditzen zait ingurumen arloan edo ingurumen arlora edo ingurumen zaintzara erabiltzen diren eta bideratzen den dirua aurrekontuetan

datuak ikaragarriak dira eta de aquellos

gero azkenean ez badugu jartzen dirua ihoben

espedienteak eta gero arazoak egongo dira ingurumenean enpresetarako eta abar eta abar eta hor korrelazio oso argi bat ikusten da eta hor ere balioan jartzen dut lopezen gobernuan ingurumen aurrekontuak

nahiko dezenteak zirela goazen horrela esatera

hor bataz beste ehun eta ehun eta berrogeita hamar milioi euro arteko dirua zegoen departamentu desberdinetarako eta aurreko legealdian ordea aurrekontu horiek erabat murriztu ziren baina erabat erabat zeren baldin bageneuzkan bi mila hamargarrena urtean adibidez

baldin bageneukan ehun eta hogeita hamar milioi ingurumen zaintzarako eta honek suposatzen zuen

hogeita seia azkeneko urtean bi mila hamazazpirako erabiltzen ari garen aurrekontuetan daukagu hamaika mila milioi eurotik gorako aurrekontu batzuetatik ditugu hirurogeita hamar milioi aurrekontuaren ehuneko zero koma hirurogeita hirua klaro diru erdia kentzen baldin baditugu gero lanak

hiru aldiz gertatu zaigu arriolak bere burua aurkeztu zuenean komisioan kontseilari bezala esaldia erabili zuen ya me gustaría a mí

zuri ere ingurumen inguruan genituen erronka nagusiak aipatu nizkizun

ze obra hidraulikoetarako dagoen dirua erdira murriztu da azkeneko sei urteetan eta berak ere ya me gustaría a mí esan zuen eta

interpelazioa izan zenean lópez de ocariz andreak

desioen kutxa esan nahi dut gobernua zarete eta gure partetik argi dago hor babes bat egongo dela presioa egiteko nik behin baino gehiagotan salatu izan dut

ingurumena ez dela izan inoiz lehentasunezko kontu bat eta hori beraien aurrekontuetan beti islatu da nik uste dut zuek ere hemen zuen lekua

eta presio askoz ere gehiago egin behar dela eta hori exijitu egingo dizuegu legealdi osoan

ez zenuen arrazoi falta interpelazio horretan ere esaten zenuenean eta hemen alderdi popularrak ere badu

egia da hor esan zenuen egin behar diren lanak egiteko hamairu pertsona behar diren lekuan

lanak atzeratzen ditu espedienteak pilatzen ditu eta hor arrazoia bazenuen esan zenuenean edo guk erreflexio hori konpartitzen dugu

azken urteetan funtzio publiko osoa kolapsatu duela eta horrek ere kalteak izan dituela baina ez da bakarrik besteengan ardura jarri

dirua eta pertsonala bideratzeko horregatik iruditzen zitzaigun garrantzitsua gaur bai eajk eta bai sozialistek egindako emendakinaren aurrean

emendakin batean sartzean badakizue guztiok zer esan nahi duen gero gobernuak egin dezala nahi duena

baina pertsonalaren inguruan horregatik iruditzen zait podemosen abilezia edo eskua ondo sartua egon dela eta niri iruditzen zait

gero konpromiso hauek ere bete beharko dituzuela eta

garela betetzen dituzuela ikusteko
besterik gabe aurrera eskerrik asko otero jauna

bai erantzuteko

zuk esan duzu bi mila hamabosteko legea inflexio puntua izan dela gogorarazi nahi dizut

ehuneko berrogeita hamara igo dela eta ihobek kudeatzeko duen aurrekontua ehuneko berrogeita hamarekoa behera

oreka hori eta oreka hori lortuko dugu aurtengo aurrekontuan espero dugu inflexio puntua islatuko

hemendik egingo dut labur labur bueno rojo andereak berez esan du eta ez noa errepikatzen gauza bera

emendakinaren gainean eta becerra jauna nik esan dut bi mila bosteko legea izan zela

administrazioan beste mota bateko

pertsonal arloan denok dakigunez eta ez gobernuak

egon direla gorabeherak bultzada horretan bai beti

aitzindaria politiketan eta legeen onarpenetan

andrea otero jauna bertatik barkatu este

badirudi gustuko dugula gure iritziak elkarbanatzea apuntetxo bat bakarrik

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako lege

buruzko urriaren hogeita zortziko hamairu barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzen duena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen

besterik gabe ekingo diogu eztabaidari aldeko txandan bat aldeko txandan beste inork ez kontrako txanda bale orduan ubera andrea

presidente andrea eguerdi on guztioi uriarte andrea eskerrik asko

legearen defentsarekin hasi aurretik lehenengo hitzak hartu nahiko nituzke babesa emateko gaur katalunian gaur eta egun hauetan ba kalera irten

zuzendari hezkuntza komunitate osoari demokraziaren defentsan adierazpen askatasunaren defentsan eta erreferendumaren alde aupa zuek uriarte andrea eskola

ikuspegi guztietatik zaharkitua dago eta azterketa sakon baten dauka irizpide ideologikoak irizpide politikoak albo batera utzita hezkuntza irizpideak ere albo batera uzten baldin baditugu lege hori

hizkuntza irizpideengatik juridikoengatik ere soilik azterketa bat

eguneratze bat beharra dauka ikustea besterik

azterketa eta eguneratze sakona beharra daukan irakurketa azkar bat eginda ere

beraz ikuspegi guztietatik pentsatu ikuspegi guztietatik bai juridikotik bai hezkuntza ikuspegitik eta baita hizkuntzakotik euskaraz eta gazteleraz bietan izugarrizko beharra dauka eguneratzeko bi mila hamazazpian gaude eta

aldatu da baina eskola kontseiluak berdin jarraitzen du berdin jarraitzen du dinamika berarekin funtzionamendu berarekin edo beste era batetara esanda garai berriei egokitu gabe edo okerragoa dena etorkizunari

egokitzeko eta hezkuntzak dituen erronka berrien aurrean izan beharko lukeen eta daukan potentzialtasun guzti hori ezinean gogoratu hezkuntzak duen organo parte hartzaile gorena dela bai baina bertan hezkuntza komunitateko kide guztiek ez dute parte hartzen eta gainera urteetako inertziaren ondorioz ba parte hartzea

egiteko bilakatu da horretarako instrumentu soil bat bilakatu da gobernuaren politika legitimatzeko instrumentua eta bera izan beharko lukeenean gobernuaren akuilu elkarrizketak irekitzeko

hezkuntza sistemak euskadiko eskola kontseilu potente bat behar duela baita herrialdeetako kontseilu potente bat behar duela eta baita herrietan ere

kontseilu guzti horietaz hitz egiten du ez bakarrik euskadikoaz baita herrialdekoetaz

ezinbestekoa izan behar dela hezkuntzako eragile guztiek parte hartuko dutena ikuspegi zabala eta anitza izateko ikasleen zerbitzura

parte hartze aktiboa bultzatuz elkarrizketa bultzatuko duena

eta batez ere etorkizuneko erronkei aurre hartuko dien instrumentua izateko dinamikoa demokratikoa gertukoa kalkulu

kalkulu politikoetatik kanpo gainerako herrietako hezkuntza sistemetako eskola kontseiluekin harremana izango duena mundura irekia

gure eskola kontseilua beste guztiek harreman sare bat daukate askotan biltzen dira proposamenak elkar trukatzen dituzte baina gurea nahiko inkomunikatua dago zoritzarrez eta

ezagutuko duena benetan jakitun izateko zein den egoeraren argazkia eta horregatik egin dugu proposamen hau arrazoi guzti

izan dugu eta nola aurreko lege aldaketa proposamenean gure zuzenketak ez ziren onartuak izan jakinda ponentzia irekiko dela

lasaitasunez hitz egiteko ikuspuntu guztiak mahai gaineratzeko ba horregatik egin dugu lege proposamen hau

baina bereziki proposamen hau egin dugu egoerak eskatzen duen egoteko ikusita hezkuntzan dugun erronka

dugula eta egoerak eskatzen duela mahaian egotea eta hor guztion ekarpenak beharrezkoak ditugula horregatik

ekarri dugu proposamen hau ezin ahaztu ere ba momentu honetan paradigma aldaketa eman beharko litzatekeenean iragana utzi eta

jartzeko momentu honetan hezkuntza akordioa bilatu nahi denean lege bat erdiesteko edota sare publikoaren baitan langileen

eman nahi denean hezkuntza arloko mahaiaren izaera negoziatzailea berreskuratzea funtsezkoa denean momentu honetan

segregazioa hezkuntza sistematik kanporatu behar denean gaindituak dauden hizkuntza

garaiek behar duten eredua ezarri behar diogunean gure ebaluazio sistema

denean edota finantzazioaz hitz egin behar denean sareen korapiloa lasaitasunez askatzeko guzti horretaz hitz egiteko denean zergatik ez puntu puntuan jarri eskola kontseiluen instrumentua oso lagungarria izan daiteke eta iruditzen zaigu

bera delako parte hartzeko hezkuntzak duen organo gorena

uriarte andrea astelehenean egin zenuen akordioaren inguruko bilera eta bertan komunikabideen bidez jakin dugunaren arabera eskola kontseiluari

paper inportante bat eman zenion baina nola beteko du paper hori nola beteko du paper hori berme guztiekin bertan hezkuntza komunitateko eragile guztiak ez baldin badaude sare publikoko ikastetxeetako zuzendariak ez daude esaterako

ez daude esaterako ikastolak ez daude esaterako beraz nola izango ditu prozesuak berme guztiak benetan gobernu honek eskola kontseiluaren instrumentuan eskola kontseiluan sinisten du tira eta guk

duguna lege aldaketa honetan laburbilduz proposatzen duguna da euskadiko eskola kontseilua demokratizatzea adibidez proposatzen dugu presidentea legebiltzar honek aukeratzea arartekoarekin egiten den bezala edo proposatzen dugu herrialdeetako

lurralde ordezkaritzak proposatu beharrean euskadiko eskola kontseiluak proposatzea bertako kideen artean proposatzen dugu parte hartzea zabaltzea

ez daudelako adibidez proposatzen dugu ikastetxeetako zuzendariak parte hartzea proposatzen dugu ikastolei sarbidea ematea baita ere

ordezkariak ere gehitzen ditugu haurreskolak partzuergoko ordezkariak ere zergatik hezkuntza sistemaren

izateko hori bai proposatzen duguna da enpresak bertatik kentzea hau da bertan parte hartzen dute confebask eta cebek zuek uste duzue confebask

ikastetxeetako zuzendariak baino inportanteagoak direla eskola kontseiluan egoteko hor uzten dugu

gehiago proposatzen dugu ere euskaltzaindia emakunde osasun sailak ere ordezkaritza izatea zergatik hizkuntza ikuspegia bizitza osasuntsua lortzeko ikuspegia genero ikuspegia hezkuntza politiketan barneratzeko

etorkizuneko erronkak eta dagoeneko hezkuntzan ditugunak eskola kontseiluaren helburu bilakatzea bere funtzioetan hau da aukera berdintasuna inklusioa aniztasuna irakasleen formakuntza ikastetxeen giza baliabideak

gobernuak gobernuari egiten dizkion aholkuetan jarraipena egitea

beste eskola kontseilu batzuetan estatuko eskola kontseiluetan

berak gobernuari ematen dizkion aholkuak betetzen dituen edo ez eta horrek beste dinamika bat ematen dio planteatzen dugu ere nola ez mugaz gaindiko elkarlana planteatzen dugu nazioartera irekia izango dena eta nafarroarekin elkarlana ere garatu eta sakontzea baita ez proposatzen dugu hizkuntza errebisatzea

hezkuntza terminoak egokitzea eta adibide tonto bat jarriko dut legediak jasotzen du oho lehengo egb

hori non geratu zen beraz konturatzeko zenbaterainoko beharra dugun lege hau eguneratzeko finean planteatzen duguna da eztabaida irekitzea hausnartzea elkarrizketa eta akordioak bilatzeko saiakera egitea

eta ukazioa zuk uriarte andrea benetan pentsatzen duzu

elkarrizketa horrela bilatzen direla konplizitateak zeren argudiatu duzue irismenean gure lege proposamena dela baztertzailea eta izaera aldatzen diola euskadiko eskola kontseiluari hori izan da benetan pentsatzen duzuena hori da zuen argudioa

dagoena kalkulu politiko bat da edo atzean dagoena da benetan ez duzuela instrumentu honetan sinesten edo atzean dagoena da benetan parte hartzea ez duzuela

egitea edo zer arazo duzue

taldeekin zer arazo duzuen negoziatzeko eta akordioak bilatzeko

gaurkoan eztabaidari bide emango balioke egiten duguna da bakarrik

aberastu dauden iritzi desberdinak mahai gainean jarri eta benetan

mailan egon eta bai eskatuko genuke benetan bozka ematerako orduan pentsatu bi aldiz zer egitera
zoazten eskerrik asko ubera andrea
aurkako txandan urrutia jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zurea da hitza

legebiltzar buru andrea sailburu andrea sailburu jauna

guk argi daukagu eskola kontseiluaren egitura eta funtzionamendua

funtsatzen dela hezkuntza komunitatearen parte hartzea eskola kontseiluaren bitartez gauzatzen da parte hartzea tresna baliotsua da gurasoen

finean ikasleen eskubide eta askatasunak egoki bermatzeko parte hartzeak zabaldu egiten ditu gainera irakaskuntza askatasuna

benetako hezkuntza egitasmo bati bizitza emateko prozesu aktiboan eta bere iraunkortasuna bermatze aldera

parte hartzearen aldeko aukera hezkuntza sistema moderno baten aldeko apustua da non hezkuntza komunitatea aktibo eta arduratsua bere hezkuntza ekintzaren

parte hartze hau ezinbesteko premia da gizarte demokratikoko hezkuntza sistema batean ukitzen dituen sektore guztiek sentitzen duten bezala

egin dakizkioken balizko aldaketa guztiekin gizarte hezkuntza prozesu harremanean beharrezko oreka dinamiko eta erlazio estuari laguntzen dion bide instituzional eta

ez gehiago eta ez gutxiago parte hartzeko organo gorena da irakaskuntza ez unibertsitarioan baina kontsulta eta aholkularitza eginkizunak ditu eta ikuspegi hori ez genuke galdu behar

proposatzerako orduan ere zilegiak proposamen guztiak

garaiak aldatu egin direla eta egoera ezberdina dela baina eskola kontseiluaren funtzionamendua ez dela aldatu

hizkuntza berrestea interesgarria izan daitekeena eta beharrezkoa zergatik ez

instituzioak eta hauteskunde batzuetan hautatuak izan ez diren beste agente batzuekin parekatzea sektore baten baztertzea

sarritan eta aholku organo bat dena

sektoreko fiskaltza bat balitz moduan

ubera andreak egin duen azalpenean guk gure irakurketa eta bere asmoak oso ezberdinak dira eta beharbada falta zaiguna da elkarrizketa proposatzaileak proposatzen duenean behintzat bere proposamenaren berri

liguke zehazkiago esanda ez dut zalantzan ipintzen zioen adierazpenean sartzea proposatzen den giza eskubideen aldarrikapen unibertsalarekin denok ados ez gaudenik baina ez dugu uste hezkuntzaren tresna eta tresna garrantzitsua den lege batean gainera ipintzea

are gehiago uste dugu beste toki batzuk egokiagoak badirela kasu baterako legegintzaldi honetan adostu nahi den hezkuntza legean

beste atalarentzat ere bi

eta hori lortzeko asmoz irekitako prozesuan badago gune parte hartzaile bat non aitzin izenburuko erabaki orokorren atalerako aldarrikapenak sartu ahal izango liratekeen

lege bat legea dela eta ez programa elektoral bat hiru instituzioak eta

arriskutsua da gutxienean sistema

oinarriak urratu ditzake hezkuntza komunitatea oso garrantzitsua da eta errepikatu egingo dut mundu guztiari argi gelditu hezkuntza komunitatea oso garrantzitsua da eta gaizki egingo luke gobernu honek eta beste edozein gobernuk aintzat hartuko ez balitu hezkuntza komunitatetik datozkion iritzi eta irizpideak baina hauek ez dira lotesleak gobernuak bere erabakiak hartzen ditu eta legebiltzar honetan zor ditu bere erabakien

aldatu nahi izatea eta guk horrela ulertu dugu halaber ekimena har dezake unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemaren erronken inguruan proposamenak egiteko

behinik behin proposamenek zein izaera izango duten zehazten ez den bitartean ez zaigu

gaur egun ere hezkuntza komunitateko eragile desberdinek proposamenak egiteko aukera eta ekimen eskubide guztiak dituzte onartuak eta horrela behar du

eta horrexegatik guk ulertzen dugu idatzita dagoen bezala aldaketa bat sortu nahi baldin bada behintzat proposamen horiek lotesleak izan beharko liratekeela horrela izan ezean ez lukeelako proposamenak zintsurik handirik izango inongo aldaketari suposatuko baina

eta da hain zuzen ere hainbatean gobernua baina bereziki enpresarioak antolaketa horretatik ezabatzeko ez dakit asmoak guraria edo obsesio bezala deskribatu beharko nukeena

gaur egun presidentea kontseiluko kideen artetik hautatzen dena hezkuntza komunitateko prestigio aitortu duen kideen artetik bere ezagutza esperientzia eta ibilbidea kontuan hartuaz proposatzen duzue hautatzea

badirudi ez daukazula nahiko kontseiluko kideen artetik izatearekin baina hori ez da larriena larriena da kanporatzen duzuena agente bat

eta ez da horrela ez ez eta mila aldiz esango nuke ezetz

gauza bera esango genuke ez du balio horrelako proposamenekin etortzea eta gero berdintasun eta inklusibitatearen

gauzak guztion artean egin behar ditugula eta agente batekin izan dezakeena ordezkaritzan

guztion artean bezalako esamoldeak erabiltzen dituzuenean guztiok nortzuk zareten edo kasurik onenean nortzuk garen definitu beharko zenukete lehenengo eskerrak ubera andrea eskerrak zibil eta zabalak zinetela eta horri gehitzen zaio honen inguruan proposatzen duzuena dela

sindikatu bakoitzak izan dezakeen ordezkaritza alde batera utzita erabat ahaztuta alegia

bilduren parte hartzearen ideia ikusi besterik ez dago parte hartzea kontrolatzen denean baino ez duzue nahi

eta bi helbururekin bat zuen oihartzuna izan daitezen

edo bi zer egin ez dakizuenerako sarritan gertatzen dena bestalde edota erabakitzeak hartzea beldurra ematen dizuetenerako eta bost aholku organo bat dena

fiskaltza moduko batean bihurtuz hori da antzeman duguna hamaseigarrena artikulurako egiten duzuen proposamena irakurrita

behin jaurlaritzari txostena aurkeztu ostean jarraipena eginez emaniko aholkuen betetze mailaren inguruan

eta lehen esan dudan bezala betetze maila hori ebaluatu nahi izatea eta ebaluatu behar dena etxe honetan legebiltzarrean

badaude horretarako bideak ze asmorekin

sakontzera beste arrazoiren batzuk ere eman nitzakeen baina

gure botoa aurkakoa zergatik den azaltzeko eskerrik asko eskerrik asko

pentsatzen nuen gaurkoan eskola kontseiluaz hitz egitera etorriak ginela baina bueno eajren bozeramalearen hitzak entzunda ez dakit eskola kontseiluez ari ginen edo beste zerbaitetaz

hitz egitea eta zibil eta zabal horretaz beste egun batetan egingo dugu proposamen bat eta hitz egingo dugu edo beste foro batetan hitz egingo dugu ez dut uste etxe honetarako zeregina denik badirudi

de su condición ez dakit eajk benetan ezagutzen duen euskadiko eskola kontseilua zer den zeintzuk diren bere

eskola kontseiluak baita euskadiko eskola kontseilua ere aholkularitza eta gomendio organoa dela legebiltzar hau organo legegilea dela eta gobernua organo exekutiboa denik eta adibide bat emango dizut begira nafarroako

ebaluazio txostena egiten du urtero berak gobernuari egiten dizkion gomendio eta aholkuen inguruan azkenean

ez delako fiskalitate lanak edo fiskalaren lanak hartzea baizik eta hori da benetan hobetu behar baldin badugu ebaluazioetatik ikasi egiten delako eta guztioi aukera ematen digulako ikusteko funtzionatzen duen eta zer ez eta hau ez da

botatzeko edo ez dakit nori zer eskatzeko baizik eta guztiok irabazten

dinamikoak dinamikoak eta benetan ikusteko ematen diren aholkuak eta gomendioak egiten diren edo ez edo gobernuak hartzen dituen erabakiak

edo ez eta abar eta abar oso ongi esan duzuen bezala euskadiko eskola kontseilua euskadikoa ze lege honek

eta baita herrietakoaz ere hezkuntza arloko organo gorena da

zoritzarrez hezkuntza arloko eragile guztiek ez dute parte hartzen ez dakit

ikastetxeetako zuzendariak parte hartzea proposatzea baztertzailea da euskaltzaindiak parte hartzea proposatzea baztertzailea da emakundek parte hartzea proposatzea baztertzailea da osasun sailak parte hartzea bultzatzea gogoratu nahi dut osasun sailak osasun plan bat zuela non

daukatela eta guztiengatik ikasi genezakeela zeren askotan bakoitza eremu batetik dator eta bakoitzak ikuspegi

aberastu egiten du eta proposamenak hobeak izatea egiten du eta klaro guk proposatzen dugun bitartean guzti horiek parte hartzea baita ikastolak ere zeren ikastolak ere ez daude euskadiko eskola kontseiluan

eta kooperatibak ere parte hartzea baztertzailea dela baina confebask

lanbide heziketako kontseiluan daude lanbide heziketak harreman zuzena daukalako enpresa munduarekin eta sare produktiboarekin orduan bakoitzak

baina kontseiluetan eta euskadiko eskola kontseiluan falta direnei goazen tokia ematera

beraien eremua hori delako eta badaukatelako zer aportatu eta zer esana egunero egunero egunero ari direlako ikasleekin familiekin ikastetxeetan hezkuntza sistema garatzen exekutatzen

hemen exekutatzen da ikastetxeetan exekutatzen dira politikak irakasleak

guztiekin kontatu behar duguna esango didazue hori baztertzailea ote den

saiatu gara demokratikoagoa bilatzen arartekoa legebiltzar honetan onartzen da hezkuntza munduan

diren pertsonen artetik bat aukeratzen da zergatik hori ezin du

legebiltzar honek izendatu arartekoarekin egiten den bezala bakarrik hori da proposatu duguna

baina eztabaidatzeko aukera ere ez duzue ematen zeren ponentzian eztabaidatu beharko genuke eta gehiengoak ez badu ikusten ba ez dugu ikusten eta ez zen aurrera aterako baina eztabaidari bidea itxi egin diozue

eztabaidatzen zena zen tramitera onartzen zen edo ez zen onartzen baino etengabe

da eztabaidari bideak itxi elkarrizketari bideak itxi guk oso ondo ikusi dugu legegintzaldi honetan esan dugu tira hezkuntza saila hasi da mugitzen pauso bat hasi da mugitzen eta legebiltzar honetan ere zergatik ez da hasten mugitzen ez da mugitzen bide bat da elkarrizketari bidea emateko eta nolabait dauden ikuspegi guztiak mahai gainean jartzeko eta

hori traba bat dela oztopo bat dela eta guk egiten ditugun proposamen guztiak

eta mesfidantzaz ikusten direla begira proposamen hau egiteko izugarrizko lana hartu dugu estatuko eskola kontseilu

nafarroakoa errioxakoa galiziakoa kataluniakoa extremadurakoa kantabriakoa gaztela la mantxakoa gaztela leonekoa asturias baleares

irletakoa andaluziakoa aragoikoa abar eta abar eta abar nik ez dakit zuek

irismen bidali zenuten horrelako lana hartu duzuen eta ez dakit benetan ere lege hau

baina zalantzarik gabe espero dut izango dugula tartea hitz egiteko eta elkarrizketarako eta guk proposamenak mahai gainean jartzen

hori dela bidea guztiok daukagula zeresana eta zer aportatu eta guztion iritziak kontutan hartzekoak direla eta hemen instrumenturen batek beharra baldin badauka eguneratzeko dela eskola kontseiluen

berdin da euskaraz irakurri gazteleraz irakurri hizkuntza ikuspegitik ikuspegi juridikotik soilik ere

dauka orain momentua zen ponentzia irekita geneukalako ba goazen goitik behera errebisatzera eta gero gehiengoak esango du joko arauak demokrazian gehiengoak eta legebiltzarreko gehiengo honek esango zuen

nahiz eta proposamenak egon eta batzuetan eh bilduri ez zaio gustatuko ateratzen dena baina borrokatuko dugu gure proposamenak mahai gainean jartzeko

dagoena eta hori da demokrazia baina badirudi

asko kostatzen zaigula joko arau horiek onartzea eta besteen ikuspegi hori

jartzen garela baina uriarte andrea benetan elkarrizketari bidea ireki behar baldin bazaio konplizitateak

ba hau ez da bidea itxikeria eta ukazioa ez da bidea

kontseiluek hasi euskadikotik eta herrietarainokoak izugarrizko papera jokatu dezaketela izugarrizko papera jokatu dezaketela

mahai gainean ditugun erronka horiei erantzun egokiak emateko baina zuen esku dago

exekutatzen duen gobernu hori zaretelako baina gu hemen oposizioko talde bezala jarraituko dugu proposamenak

behar diren ekarpen guztiak hona ekartzeko nahiz eta zuek behin eta berriro ezezkoa eman eskerrik asko ubera

iriarte andereak esaten zuen berak ez zuela inoiz gezurrik esaten eta nik ziurtatu dezakezut

inoiz tribuna honetara etortzen aurkeztu diren gauzak irakurri gabe irakurri ditut beharbada beharbada

ez diot eman zure asmoa zen interpretazio bera beharbada horregatik dauzkagu interpretazio

baina hori hori elkarrizketarekin elkarrizketarekin beste gauza asko bezala elkarrizketarekin konpondu daiteke eta aurrekari hauek jakinda beharbada elkarrizketa bide

ezberdinak orain artean esploratu ez ditugunak

eta nik galdetzen dizut zu prest al zaude ni bai

zeren gaur ez dugu esan

ezta gutxiagorik ere gaur esan duguna da edo

egokia iruditzen lege proposamena dagoen bezala eta gainera gainera

gauza batzuei bide emateko aukera bat eman dizuet bai esan dizuet eske ez didazue entzuten

sarritan hemen elkarrizketa baino gehiago monologoen pilaketa egiten dugula esan dizut eta

literalki esateko hezkuntza legera eraman behar gintuzken herri itun bat

eta hori lortzeko asmoz irekitako prozesuan badago gune parte hartzaile bat non aitzin izenburuko erabaki orokorrean atalerako aldarrikapenak sartu ahal izango liratekeen

kasura orain hau da badaude badaude guneak hitz egin dezagun baina gauza bat esango dizut euskal politika pixka bat ezagutzen duena

eta baita hezkuntza alorrean ere badaki hemen ia ia mantra bat osatzeraino akordioa ituna ituna akordioa akordioa eta ituna behin eta berriro eta elkarrizketa behin eta berriro nork defendatzen duen nork gauzatzen duen

behin eta berriro eta hezkuntza alorren herri honetarako hain

alorrean nik ez dakit zuk baina nik behin eta berriro entzuten diot uriarte

orduan zu etortzea guri aurpegiratzera ez dugula elkarrizketarik nahi

ez dakit gutxienean paradoxikoa eta gainera gehiago esango dizut

elkarrizketaren bila aritzen garenean eta defendatzen dugunean eta nahi dugula eta behin eta berriro defendatzen dugunean beti

tarteko badakizue zer aurkitzen dugun eta sektore honetan ugari ukabila itxita eta bostekoa luzatu daiteke baina bostekoa ematea ukabila itxita duenarekin ezinezkoa da

baztertzailea guk esan dugu baztertzailea dela gauza bat

alde batera uztea hori bai da baztertzailea emakunde osasun saila edo ikastolak edo hori hori ez da baztertzailea baina bestea bai bestea baztertzailea da eta nik esango nuke nik esango nuke ideia konkretu bat nabarmentzen duela lehen aipatu dudan bezala

gizarteari buruz eta esan duzu mesfidantzarekin hartzen dugula dena

ez hartzeko bezala baina hasi naizen bezala bukatuko dut mesfidantza hori mesfidantza hori

modu bakar bat dago eta herri honetan erronka asko ditugu baina nik esango nuke lehenengoa

eta hori gainditzeko mesfidantza hori eta hor denok izango dugu gure errua baina mesfidantza hori gainditzeko

elkarrizketa hitz egitea ez soilik hona etortzea euzko alderdi jeltzalearekin konfrontatzera zein ona

ez bidea da elkarrizketa ganbara honetan

eta areto horietan ni orduak emateko prest nago eta ziur aski ni bezala

ordu asko emateko nago zuekin eta beste edonorekin
edozeinekin akordioetara iristeko eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat

boto azalpenera joango gara eta euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunarekin hasiko gara barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialista pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna eta amaitzeko elkarrekin podemos martinez jauna zurea da hitza

explicación de voto ezin zera beste batekin sartu boto azalpena

eta hemen eteten dut osoko bilkura